egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ekiditeko neurriak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den etxebarrieta anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

gaur egun euskal autonomia erkidegoan ez dago etxe edo guraso bakarreko familiei aplikatu ahal zaien definizio instituzional bakar bat espainiako estatuko beste lurraldeekin gauza batzuetarako alderatzea hainbeste gustatzen zaion gobernu honek jakingo du bi mila hiruaz geroztik katalunian bi mila hamaika galizian bi mila hamalauan aragoin eta bi mila hemezortzi balear uharteetan familien babesari buruzko lege eta dekretu horien barruan

eta horretaz gain balentziako erkidegoaren bi mila hemezortziko urteko dekretu bat dagoela espezifikoa guraso bakarreko familien izaera

eta hori arautzen duena eta aurten bai nafarroak eta bai kantabriak berariazko lege eta dekretu bat onartu dutela madrilen zain jarraitu behar dugu eajko eta psoeko kideak hemen ez daukagu argi den babestu beharreko subjektua eta beraz zein kasutan hartuko dugun kontuan guraso bakarreko egoera zuen ustez nork osatzen du guraso bakarreko familia edo egoera bat gaur egun halakotzat jotzen dituzue norberaren hautuaren arabera amatasuna bakarka bizitza erabaki duten familia unitateak

bizi ez diren haurdunaldi baten ondorioz amatasuna bakarrik garatzen dutenak edo alarguntasunagatik bizikidetasuna iraungi zaien etxeak halakotzat garatzen dituzue edo

edo aitak ezkontza eta erantzukizun guztiak bertan behera uzten baditu edo gurasoek elkarrekin bizitzeko duten ezintasunagatik migrazio prozesuen ondorioz elkarrekin bizitzeko ezintasuna duten horiek familia monoparentalak dira edo espetxeratzeagatik

edo gurasoen enplegu motarengatik elkarrekin egin ezin duten horiek familia monoparentalak osatzen dituzte

horrek eragiten die familia monoparentalak izateko garaian ba zuetako bakoitzaren erantzun bakoitz horrek

irizpide aniztasunari zeren ez dago sailik ez dago dekreturik irizpide bateratu batekin ari denik horrelako familiak aipatzea bururatzen bazaizue behintzat ez baitira toki guztietan ageri espainiako estatuan etxeen ehuneko hamara guraso bakarreko familiek osatzen dute euskal autonomi erkidegoaren kasuan datu txikiagoa da handitzen doan arren ehuneko bostean mugituko ginateke egun

laurogeita bia emakumeak osatzen dute edo emakumeak dira horien buru guraso bakarreko familien ehuneko hirurogeita zortzia bi kidez

pertsona heldua eta ardurapeko adingabea eta ehuneko hogeita zazpia hiru kidez eta datu hau azpimarratzea ezinbestekoa da laguntza nagusiak bigarren ehuneko horri egokitzen baitzaizkio

arazoa ez dela hainbeste seme alaben kopurua baizik eta pertsona heldu bakar baten presentzia eta hiru pertsonaz osatutako unitate horiek aintzatesten dira familia ugarien pareko bezala oro har

esan dugun bezala gehienek ez diote profil horri erantzuten guraso bakarreko etxeak dituzten emakumeen ehuneko berrogeita hiru enplegurik gabe dago ehuneko hamazazpik nolabaiteko enplegua dute baina kontraturik gabe familia horiek dituzte pobrezia erlatiboko arrisku tasa

inkestan deskribatutako hitzez hitz aipatuz

en bi mila hemezortzi ikerketa eta datu

ikerketa honen ondoriozko datuei buruzko lan jardunaldi batean

gaur elkarrekin podemosekin batera iritsi dugun edo lortu dugun zuzenketa transakzionala sinatu ez duten hiru taldeek alde batera utziko dutena

eta hemen dago arazoa gu zehaztasunera jo dugu irizpidea bateratzera eta prestazio zehatzetan markatzera eta zuek espainiari begira eta egingo den ustezko diagnostiko baten zain geratu nahi duzue bada begira proposamen hau eta ondorengo eztabaida prestatzeko arartekoaren txostenak aipatutako pobreziaren diagnostikoa

urtean finantzatutako ikerlan mardula zeinak bere kargura seme alabak dituzten pertsona heldu bakar batek edo seme alabek osatutako familiei buruzko diagnostiko sakona eta proposamenak egiten diren

haurren pobrezia eta bazterketa soziala izateko arriskuak haurrei herenei diela eta egoera hau guraso bakarreko familien erdia baino gehiagok sufritzen duela generoak asko eragiten duela familia monoparentalei buruz hitz egitean emakume aurpegia duen errealitate batez

nagusia lan arlokoa zela bigarrena ekonomikoa eta hirugarrena etxebizitzarekin zuela

euskal autonomia erkidegoan irizpide faltak arazo

galdera egingo dut madrilera begiratzen jarraitzen dugu eta hor dagoen ezegonkortasun legegile eta politikoaren menpe utziko dugu eta beraz menpe utziko ditugu familiak edo ausartuko gara beste autonomia erkidego batzuek

eta gure itun eta legeetan errealitate hau sartzeko etxe horietako askok bizi duten pobrezia arriskuaz kezkatzeko arrazoirik ez zaigu falta eta datuekin jarrai dezaket enplegua eta familia bizitza uztartzea arazo handia da

nolabaiteko laguntza baina laguntza horiek batez ere

eta bizilagunengatik etortzen dira eta dauzkatenean amaren partetik amaren familiaren partetik guraso bakarreko etxeak dituzten emakumeak dira beren familien sostengatzaile bakarrak bakar bakarrak edo nagusiak ikuspuntu ekonomiko eta logistikotik eta horrek pobrezia arrisku handia dakar berarekin

zer nolako soldata arrakalaz hitz egiten ari garen orain emakumeen lan prekarietatea eta uztartu dezagun hori gaur azaltzen ari garen gai honekin zer ateratzen zaigu ba save the childrenek esaten deun bezala inoiz

emakume guzti hauek eta gaur ez dugu inolako pausurik emango

aurrera egiteko gobernuak eta hura sostengatzen duten taldeek parlamentu honetan etengabe errepikatu duten bezala familia politikek akordioak

adostasunak bilatu behar dira eta guk marra gorriak eta ezezkoak besterik ez ditugu topatu inork ez du mugimendurik egin elkarrekin podemos

proposamen txukunarekin geratu garela tamalez

zeren guk birformulatu eta birplanteatu egin dugu begiratu ezazue hasierako proposamena zein zen eta gaur nolako erdibidekoa ekarri dugun

familien ituna eta bertan hitzez hitz esaten da familia aniztasunari aintzatespen eta sostengu emango zaiela gure inguruneko gizarte aurreratuetan bezala pluralago aldakorrago konplexuago eta baita ere hauskorragoak dira

familia egitura bizimodu familiarreko ibilbide eta familiaren baitako harremanetan gertatzen ari diren aldaketa prozesu

ezagutzatik eta bilatzen du aintzatespen eta babes sozialaren maila berbera izaten dauden familia egitura horiek guztiek ja

ez dugu ikusten ez dugu ikusten hori da jaso dugun

galderei erantzunik ez eta azaltzea eskatu dut ulertu gabe jarraitzen baitut bakarkako amatasunak gurasoen inplikazio maila baxuak

ez izateak eragiten du emakumeen zaintzapean dauden familia askok hutsune hori estali behar izatea familia

izan ere legebiltzarreko jaun andreok ez dira superemakumeak baina ez gaude beren premien mailan

eta gu ez gara gai izan politikaren erdigunean jarriko dituzten adostasunak borrokatzeko emakumeak dira amak dira zaintzaileak dira
prekarioak dira enplegatuak dira eta superemakumeak izatera behartzen ari gara eskerrik asko etxebarrieta
anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak egun on guztioi

hori da politikak egin behar duena politika publikoek sistemak familia hauengan

zailtasun eta oztopoak zuzentzeko betebeharra dute are gehiago hauetariko kasu askotan laguntza eta babes behar handia dutenean gainera

ekintza azkarrak eskatzen ditu guraso bakarrak alde batera uzten ari baikara izan ere

bai eta azpimarratu beharra dago baina ez diete guraso bakarrak dituzten haurrei zainduta izateko aukera berberak ematen soilik bigarren guraso bat

eskerrik asko guanche anderea euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

gai honi buruz eta gaia helduta amankomunean ditugun gauzak dira desberdintasunak baino ni hasiko naiz irakurtzen hemen aurkeztutako erdibideko proposamena eh bilduren eta podemosen aldetik eta egia izanda uste dut

hemen aipatu den bezala ehuneko bosta dela eta emakumeak osatzen dute

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuok eta legebiltzarkideok egun on denoi bueno nik uste dut bestelako tonua beharko maximalismoetatik aldenduz eta arduraz eta eragingarritasunez jardunaz eta

horretan oinarritu gara horretan gaurko gure jarrera arduraz arduran eta eragingarritasunean gure ustetan

gustatu hori da gure gaurko oinarria

aurkeztu zuen enplegu eta gizarte politiketako departamentuak

erakundeen arteko laugarren plana honen bidez politika positiboak ezarri ziren familia eta haurrentzat familia aniztasunarekiko errespetua

ezarri nahi izan dira babesgabetasun eta ahultasun egoerei heldu nahirik emantzipazio prozesuei bide eman eta pobrezia prebenituz nabarmendu nahiko nuke familiei laguntzeko erakundeen arteko laugarren plana burutzeko erakunde askok

kolektibo ezberdinek parte hartu zutela prozesuan euskal erakundeek pasaden urtean baita ere familia eta haurren aldeko euskal ituna sinatu zuten

euskadi dela familientzako laguntzetara partida ekonomiko gehien bideratzen duena seme alabak dituzten familien kasuan eskubide subjektiboa eta

laguntza bakarrak dira gureak orain familiei laguntzeko erakundeen arteko laugarren planak beste urrats batzuk eman nahi ditu euskal familien egungo eta etorkizuneko premiei erantzuteko kohesio eta ongizate hobea izateko guzti hau zertara dator gaurko gaian familia monoparentalak monomarentalak

neurriak hartzeari buruzko legez besteko proposamena

honetan bizi diren familien ongizatea bermatu eta laguntzeko taldeok proposamen ezberdinak egin ditugu zuzenketen bitartez gureak azaldu nahi ditut

emakume aurpegia duen errealitate batez hitz egiten ari gara konpartitzen dugu hausnarketa hori

baina gure zuzenketa nola antolatu dugun azaltzea gustatuko litzaiguke lehenik eta behin espainiako

azaroaren hemezortziko berrogei barra bi mila hiru legearen aldaketan sar ditzala familia guraso bakarrak oinarrizko legea baita eta tamalez

eskudunak kontzeptua definituta egon

hasieran aipaturiko familia planean ez dira kolektibo zehatz batzuei buruzko paragrafoak jasotzen familia ugariak edo guraso bakarrak ezgaitasunen bat duten pertsonak baina bai pertsona eta familia hauek babes berezi baten subjektu diren heinean eta hor dago gakoa gure eskumenak garatzea ahalbidetzen duena

ekintzak planteatzen dira beraz gure eskumenen baitan berriro ere diot errekonozituak daude

que consideran de alguna forma esta situación beraz gure taldeak gure zuzenketan jaurlaritzari eskatzen zion pausoak eman ditzala adostasun bat lortzeko guraso bakartasun egoeren definizio operatiboen inguruan

egoera horiek determinaziorako kontuan izan ahalko direnak eusko jaurlaritzak egin dituen jardueretan eta horretan jatorrizko proposamenarekin bat egiten genuen edo bat egin genezake baina ez euskal herria bilduk eta elkarrekin podemosek planteatzen duten moduan edo

vamos a defender nuestra enmienda de hoy eta bitartean esan dudan bezala jaurlaritza ez dago ezer egin gabe

aiten baimena jasotzeaz gain zaurgarritasun egoeran dauden familientzat hobekuntzak ere gehitu dira dagokion zenbatekoaren

igoz jaurlaritza errealitatean familia ezberdinak zein egoeratan dauden jabetuta dago eta horren islada dira nik oso modu laburbilduan

ekimen ezberdinak horrela izanik gaurko honetan gure zuzenketa defendatzea egokien ikusten dugu esan bezala hainbat dira ekintzak hainbat dira moduak forma ez da euskal herria bilduri eta elkarrekin podemoseri gustatuko litzaiokeena ba baliteke kasu honetan ez izatea baina gure ustetan arduratsuena eta eragingarriena

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga
anderea erantzunen txandara pasatuz etxebarrieta anderea
eh bilduren ordezkaria zurea da hitza bai eskerrik asko

erantzun bakarra jaso genuena izan zen que no lo ves hori izan da zure aldetik jaso dugun erantzun bakarra bakar bakarrik eta nire emailean ez dudala

lehenengo emailean astelehenean jaso zenuten horretan esaten nuen uste dut

eta zuzenketak aztertu genituenean hala pentsatu genuen

hau da egin dudana baina guztiz irekiak gaude edozein gai aldatzeko eta uste dut

inoiz arazorik jarri duenik koma bat aldatzeko ere ez orduan orain jaisten zara hona esatera jende gehiago sartuko zenukela ba esan zenezaken hasieran orain esaten diguzu ere bai

parekatu nahi dugula eta bat egiten dugu zurekin ez ditugu egoerak parekatu nahi parekatu nahi ditugunak dira prestazioak eta prestazio horiek nola ematen diren hori delako orain arte egiten ari den figura eta horri heldu diogu

guraso bakar batek bi haur dituenean familia anitz bezala kontsideratua dagoelako toki batzuetan ez guztietan eta horregatik heltzen horri ez uste dugulako egoera berdinetatik abiatzen garenik horretan bat gatoz beraz hori guztia esan ahal zenidan astelehenean asteartean asteazkenean edo nahi zenuen momentuan horren inguruan eztabaidatu eta akordio bat lortzeko bazirudien akordioa zuen artean egongo zela baino

zeren berriro galdetzen dut migrazio prozesuengatik momentu honetan guraso bakar baten familia

aurkitzen dugu arazo nagusia bai noski hainbat planetan sartuta dago baina ekarri dugun

monoparentalak kontsideratzearen gainean definizio argirik ez dagoenez

alarguna zen emakume bati ez zitzaiola onartu monoparentalitate egoera inoiz ezkondua egon zelako bai monoparentalak sartuta daude baina pertsona edo familia monoparental honek zein badirudi hemen adostasuna izan dezakegula bera monoparental bezala onartzerakoan etxebizitza sailak etxebide zenez ez zuela onartu

monoparental hitza baina ez dugu jakingo edo hori martxan jartzea tokatuko zaien pertsonek ez dute jakingo nori emango diogun edo nori esleitu ahal zaion laguntza hori

zailtasun gehien dituzten horiek eskuratu ahal izateko zeren berriro genion laguntza gehien eskuratzen dituzte minimoa den familia eredua hau da

euzko abertzaleak eta alderdi sozialistak aurkeztutako proposamenaren bigarren puntuaren eta gure lehenengoaren artean eta erantzunaren zain nago oraindik galdetu genuen ez dugu erantzunik jaso eta gaur azalpenean ere

bata eta bestearen artean eta

emakumez osatutako edo gizonez osatutako familia monoparentalak

ez hori ez da asuntoa asuntoa da monoparentalitate egoera

eta arazoa da monoparentalitate egoera guzti horiek

beraz guk proposamen nahiko zehatz bat ekarri genuen eta

adostu dezagun kriterioa kriterio horren arabera dauden lege eta itunetan zehaztu ditzagun horiek ez baldin bada aldaketarik egin behar eta beste modu bat topatzen baldin bazenuten ere horretara zabalik ginen baina bai uste dugu eta kartera berezi bat ekartzea zen egoera horretan dauden pertsonek jakiteko eskubide daukaten gaur egun ez dakitelako beraien orrialdeetara eta beraiek kudeatzen dituzten elkarteen orrialdeetan hor ibiltzen dira deskodifikatzen saiatzen zer eskuratu dezaketen eta zer ez eta bakoitzaren arabera edo departamenduaren arabera noraino eskatu dezaketen

beti bezala esaten da hemen batzuk ez dugula inolako proposamenik edo

ez dugu gure proposamenaren gainean bestelako proposamenik topatu

eta horrela uste dut benetan familia hauek behar duten eta protekzio babes eta aitortza ez dugula inondik inora lortuko eta ni behintzat bai gaur haserre eta

nahi bezala hitz egiteko eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta anderea

garrido anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere legebiltzar buru andrea nik ez dut esango ez gaur ez

akordiorik bilatu nahi izan hori ez da egia eta

esatea beti egin duen bezala aukera eman digu denoi baina kasu honetan helburu berdina izan arren guanche andereak esan duen moduan abiapuntuak muturrekoak izan dira hau klasiko bat da behintzat gure alderdien artean helburu konpartitua baina abiapuntuak muturrekoak egun hauetan saiatu naiz zuoi gure jarrera azaltzen

ibili azken finean guretzako zein da garrantzitsuena hemen estatuko gobernua familia ugarien legea moldatzen ari dela horretan ari da eta hori denok badakigu

araudia izanik familia guraso bakarrekoak ere definitu eta sartzea eskatu izan du jaurlaritzak behin eta berriro hau oinarrizko legea izanik guk ere gure araudian

zer nolako giza baliabideen esfortzua izango litzatekeen hori zelako denbora ematen duen guzti hori

beraz zer uste dugu guk zer egin genezake bien bitartean guk baditugu gure tresna propioak familia ituna eta familia plana eta horretan gabiltza eta

hori defendatzen ari gara beraz uste dugu gaurko honetan gure zuzenketa defendatzea egokiena zela benetan uste dut

eztabaidak ez duela gehiagorako ematen eta bai esan nahiko nuke

inguruan hainbatek hitz egin zenuten eta ni bertan egon nintzen zuetariko inor ez zen egon baina ni bai hitz egin dutenen artean eta horietan uriarte sailburuak legebiltzarrean bi mila hemeretzi bi mila hogeita bi

aurkeztu ondoren talde popularreko ordezkari batek galdera egin zion eta galdetu zion

adierazi zuen guraso bakar kasuetan kontenplatuta dagoela unibertsitate bekak ematerako orduan beraz dudarik geratu

joan dadila transkripziora besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga
eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka zortzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra hogeita sei abstentzio beraz ez da onartu osoko zuzenketa azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleek aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua mozioa tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

talde proposatzailearen txanda bollain jauna elkarrekin podemosen ordezkaria den legebiltzarkideak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi duela pare bat aste lehendakariari egindako interpelazioan nire kide tinixarak argi esan zuen moduan bi mila hemezortziko datuak ezagututa bi abiaduretako euskadi baten aurrean gaudela

auzo herri lurralde edota familien arteko gero eta polarizazio handiagoa erakusten duen euskadi bat hain zuzen ere herritarren arteko

atzo bertan urriak hogeita hamar etxe honetako atean karta soziala errepresentatzen duten eragileek manifestatu ziren

diru sarrerak bermatzeko errentaren lege proposamena bertan behera utz zezatela

halaber pasaden urrian hamazazpian pobreziaren aurkako nazioarteko egunean hirugarren sektoreko ehundaka eragile eta sindikatuk ere erreforma erretiratzea eta benetako konponbideak bilatzea

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

berriro presidente anderea sailburuak legebiltzarkideok egia da

proposamenaren titulua beste bat izan horrelako debateak hainbat alditan izan ditugu eta orain dela denbora gutxi horrelako eztabaida izan genuen eta horrexegatik talde

bereziki bere zuzenketan pentsatu zuen komenigarria zena hona ekartzea gai honi buruz sinatu diren azkeneko akordioak komenigarriak zirelako egia da hemen

bezalaxe eskenatokia ez dela ona eta euskadira begiratu

datuek aipatzen dutena albiste onik ez dute ematen

eta horretarako bideratu edo sustatu behar genituzke behar diren neurriak helburu hau

económica aipatzen nuen hemen sinatutako akordioak komenigarria izango litzatekeela berreskuratzea eta horrexegatik

esan dugu bete behar direla hemen legebiltzar honetan sinatu ditugun

eskerrik asko garrido anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok egun on denoi hartu genuen elkarrekin podemos taldearen ekimenak euskal herritarren bizi baldintzak hobetzeaz hitz egiten zigun bere izenean eta horrek argazki eta komentario luzeagoa beharko balitu ere

ni neu ere azterketa honen hausnarketa eta ondorioetan funtsatuko naiz eta horren inguruan esan beharreko lehenengo gauza da adierazle bakoitzak bere garrantzia duela

diskurtso politikoko komenientziaren arabera ez duela ezertarako balio adierazle bakoitzaren emaitza testuinguru zabalago batean kokatu beharra daukagu

arazoaren sustraian eragin eta horrela erantzunak planifikatzeko balioko duten emaitza horien zergatiaren interpretazioa iritsi ahal izateko

ezkutatzen du eta hori balioan ipini beharko genuke diru sarreren berme errenta etxebizitzaren prestazio osagarriak eta larritasun sozialerako laguntzek

pobreziaren eraginak gutxitzeaz gain bi mila hemezortzian hirurogeita sei mila berrehun eta hemeretzi lagun atera ditu pobrezia horretatik bi mila zortzian

euskadiko pobreziaren datuen balorazioa egiterakoan ohartu beharra dago eurostat eta pobrezia eta ongizate ausentzia inkesten adierazleak

halaber adieraztea komeni da bi mila hamasei bi mila hemezortzi epealdian euskal gizartea diru sarreren igoera izan duen gizarte bat izateagatik ezaugarritu dela eta ongizatera sarbide osoa

populazioaren kopurua handitu egin da pobrezia eta ongizatea ausentziaren eta era ezberdinen

bere aberastasun maila orokorra barne produktu gordina bitartez neurtua epe luzean zabalduz irauten duen gizarte baten pertzepzioari lotutako adierazlean dira

era berean muturreneko pobreziari zuzenago atxikituriko adierazleen hobekuntza ere nabaritu daiteke delako pobrezia ezberdintasun sozialen inkesta honetan azken adierazle hauen artean deigarriena hornidura hau da ur argi telefono eta abarren mozketen dinamikena dira kasu honetan

ehuneko bat koma laura jaisten da bi mila hamasei bi mila hemezortzi artean

ikus daitekeen arope deituriko gabezia materialaren adierazlearen jaitsiera da

bi mila hamaseian mailarik altuena izan ondoren ehuneko sei koma lau batekin

adierazle honen joera aldaketa oso esanahitsua da krisi garaian gehien igo zutenetarikoen artean baitzegoen arope adierazlea ez dakitenentzat norberaren gizartean oso zabalduak dauden ondasun baliabide edo zerbitzuen falta neurtzen duena adierazlea da

testuinguru europarrean krisiaren inpaktu inferentziala gure kontinenteko hegoaldeko herrialdeetan

hala ere euskadiko autonomia erkidegoaren pobrezia larriaren tasak eutsi egiten dio bi mila hemezortzian

euroaren hemezortzi herrialdeen azpitik ehuneko bost koma bat europan ehuneko seia den bitartean errealitatea euskadi bi mila hemezortzian ezberdintasun maila txikieneko gizarteen artean mantentzeari lotzen da euskadiko autonomia erkidegoko gini koefizienteak bi mila hemeretzian europar batasunakoarekiko lau puntu azpitik kokatzen da

hogeita hamar koma zazpiren aurrean eta hiru koma zazpi euro herrialdeekiko aipatu gure

hogeita hamar koma lauren aitzinean mundu guztiak dakien bezala koefiziente honetan zenbat eta baxuago hobe beraz krisi aurreko

ukatu gabe pobrezia adierazleen dinamikak euskadin krisi sozial bat baino gehiago krisiaren ondorioei aurre egiteko gaitasun handi bat erakusten du

datuek testuinguru honetan azaltzen digute diru sarreren berme errentak etxebizitzaren prestazio osagarriak eta larritasun sozialerako laguntzek osatzen duten sistemak bere babes maila mantentzen dutelako bi mila hamasei bi mila hemezortzi artean ildo horretatik

proposamenean aurreikusitako egungo babes sistemaren hobekuntzak gaur egun oraindik existitzen den eskainitako babes eta beharrezko babesaren arteko distantzia

batzuk ulertzera eman nahi dutenaren aurka ez litzateke gizarte politika baten porrotari aurre egiteko premien adierazgarria izango aurrerakada bat populazio arretaren hobekuntzarako prozesu arrazional batean dauden bezain beste aldaketa tarteko hobekuntza premia horretan pobrezia inkestaren emaitzek hausnarketarako elementuak planteatzen dizkigute hogeita bat mendeko

pobreziaren prebentzioa bera baino gehiago herritarren multzo batentzat ongizatearen maila onargarrien erdiespena zailtzen duten faktoreen existentzia bi ondare baliabideen eskasia eta aurreratzeko gaitasun falta duten familien gorakada

kontuan izan beharreko dinamika elementu erabakigarria da inguratzen gaituzten herrialdeekin baita ipar europakoekin ere partekatzen dugun ezaugarria bestalde

gorakako joera ondorioa da egoera ez dela txarra gizarte oparo eta kohesionatu bat gara baina inkestak ohartarazten gaituenez

pobrezia eta ongizatearen arteko mugan kokaturiko herritarren ongizaterako sarbidea erraztu beharrean gaude

ekarri ditzaketen baliabideekin eta aldaketekin batera gaur egun ditugunak ere sendoak direla egoera honi aurre egiten hasteko

alde batetik gizarte zerbitzuen euskal sistema zabaltzen eta garatzen jarraitu behar dugula gainontzeko euskal erakundeekin elkarlanean

eta betez bi bestetik gizarteratzeko politikak garatu behar dira ikuspegi intersektorial batetik eta sailen arteko egituratze baten bitartez

eta hirugarrenik diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistemaren hobetzea ezartzeko helburuarekin eta sortu diren eskaeren aurrean espektro zabaleko akordioa lortze aldera beharrezkoa deritzogu hasitako lege proposamenen honen

ahalik eta diru sarreren berme errentaren inguruko lege onena eta egokiena izan dezagun horiek dira ekimen honi aurkeztu dizkiogun zuzenketaren puntuak
eta hoberik aurkitu ezean horiei helduko diegu gaurkoan eskerrik asko eskerrik asko

berriz ere instalatu nahi zaigun errelatoa eta

jokaldi horretan nik onartu behar dizuet mozio honen jatorrian zegoen interpelazioa jarraitu nuenean zur eta lur geratu nintzela sailburuaren hitzak entzun nituenean

eta hitzartze horietan erabilitako tonuarekin horiekin

erabiltzen diren tonuekin horiekin ere zur eta lur geratu naiz baina gaur ez da hori gaia

errelatoa eta errealitatearen artekoa dirudi maila handi batean gaur eztabaida sailburuak interpelazio horretan esan zuen oso era

ez direla okertu herri oparo bat garela

eta ehuneko sei koma bat bakarrik bizi direla pobrezia egoeran baina egun ditugun herritarren bizi baldintzei dagokionean

ematen dute aditzera eta nik atentzioz aztertu ditut datu horiek

ez oker batzuek sailburuak eta esaten zigun bezala eta gainera parte hartu nuen baita ere interpretazio horiek zuzenak izate aldera ba sailburuaren taldeak antolatutako jardunaldi tekniko horretan jardunaldi teknikoa

ehun eta hirurogeita hamabi mila hirurehun eta zazpi pertsona zeuden pobrezia arriskuan araba gipuzkoa eta bizkaian bi mila hemezortzian

eta bi mila hemezortzian baino ehuneko berrogeita bat gehiago

ukatuko elikaduraren bueltan daudenak eta horniduraren bueltan dauden

gastuak asetzen ez dituztenen kopuruak eta maximo historikoetan kokatzen da ehuneko lau koma bat

alokairu hipoteka errezibo eta kredituak ordaindu ezin edo atzeratu behar dituztenen kopuruak baina batez ere

zailtasunak dituztenen kopuruak europako maila altuenen baino ez hori bakarrik ongizate gabeziak ere

neurri handi batean herritarrek aurrezteko dituzten arazoen ondorioz

gora egiten du eta batez ere bere kide guztiak lanean egonda ongizate gabeziak dituztenen kopuruak

pero eso no lo menciono la consejera sailburuak ere ez zuen aipatu datuek argi erakusten dutela emakumeak orain hamar urte baino okerrago bizi garela erkidego honetan pobrezia egoerek okerrera egiten dutela emakume bazara eta batez ere guraso bakarreko familia baten

egin du baita ere sailburuak kontrakoa esan bazuen ere hurrengo astean bertan eztabaida hori izan eta hurrengo astean bertan legebiltzar honek zuzendu zuen

kezkagarri erakusten dute batez ere emakumezkoen kasuan

jarraitzen da eta hor pobreziak gora egiten du

hartutako konpromisoetako bat pobrezia ehuneko hogeian murriztea zela gogoratzen duzue hori hemen zaudetenok

zerbait gehitzearren esan distantzia ere diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen

lau puntutan igo dela orduan gero eta zailagoa dutela bertatik ateratzea

agian da europara begiratzen badugu oso ondo ikusiko dugula langabeziari dagokionean atzeko bagoietan aurkitzen dugula eta berehala ikusiko dugula gure aberastasun maila duen herri batentzako

erabateko anomalia dela eta gehitu horri

gora baita ere gure herrian gizon eta emakumezkoen arteko arrakalak

ikusten da nola azkeneko inkestak adierazten duen familiek geroz eta zailtasun gehiago dituztela eta zaintzarako eta menpekotasun egoeran

bizitza bilatu behar dutela merkatu pribatuan zaintza lan horiek asetzeko eta hori dena ahal baldin badute

zaintza lanak era egokian ezin dituztenak bete arazo ekonomikoak dituztelako eta horri nahi diozuen kolorea jarri beltza edo grisa baina hau da herri honen errealitatea hau da herri honen errealitatea interpretazio politikorik gabe hau da

jornada tekniko horretan eman zitzaigun erretratua besterik gabe eta horrek ez du esan nahi interpretazio katastrofikoak egin behar direnik

esaten zenuenez hausnarketarako espazio hori edo hobekuntzarako espazio hori non egondu da orain arte artolazabal sailburuaren hitzartzetan edo planteamenduetan

ez dira egon ukatu egin dituelako errealitate horiek eta ukaziotik zaila da hobekuntzarako planteamendu logikoak edo errealak planteatu

datu hauek erakusten digute batik bat errealitate berri baten aurrean gaudela ez gaudela koiunturala den egoera baten aurrean estrukturala den egoera bati heltzen diola gure herriak eta horrela ulertu behar genuke

datu oker hauek jaso ditugula ongizate edo bonantza ekonomiko egoera batean barne produktu gordina ondo zegoenean baino denok badakigu zer datorren denok dakigu hori eta ikusi dugu

hori mantentzeko ez dugula gaitasunik izan ongizatea mantentzeko ez dela gaitasunik izan eta ziklo ekonomikoaren aldaketa baten erdi erdian

lehendakariak aipatzen dituen laino ilun horiek noiz iritsiko diren baina iritsiko direla argi dago eta erabakiak hartu behar dira berandu baino lehen

zuek egindako proposamen horietan edo zuzenketa horietan gure posizioa

baina uste dut herri honek aurrera begira dituen erronka nagusienetako baten aurrean eta hala esan zuen lehendakariak ere ostrukarena egitea horrela egitea ume txikiak bezala eta pataletatan sartzea edo bestelako irakurketa politiko interesatuak egitea

eskerrik asko kortajarena anderea erantzunen txandara pasatuz

legebiltzar buru anderea eta ea ordenatzen naizen ze gauza asko ditut

garrido andereari coincidimos

bollain jauna egia esan lehen aipatu dudanez hainbat alditan eztabaidatu

ditugu horrelako ekimenak eta proposamen zehatzak bideratu ditugu

eta gobernu honek betebeharrak ditu proposamen zehatzak sustatzeko hurrengo hilabeteetan

gure taldetik ez genuela ikusten zure proposamena pentsatzen genuen errepikapen bat

anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

la totalidad nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea bollain jauna

euskadi nik ere badakit horrelakoak ateratzen

orain ez duzu gini koefizientean sinesten hau da ez badu ematen

gini koefizientea hemen ilunean euskadi

azpitik herbehereak danimarka austria suedia alemania frantzia ah ez honek ez du balio

neurtzen du europa guztian hemendik bere gida bezala hartuta daukate herrialde guztiek eta orain ez du balio orduan

badakigu baina dirudienez gizarte kohesionaletik hain gaizki ere ez goaz zu garapen ekonomikoko batzordean zaude ezta

honek nik ikusten dudana da atril honetara asko etortzen garela gizarte zerbitzuetakoak eta garapen ekonomikokoak ez ditut nik ikusten

beste hainbat batzordek ere eta batzordekideek ere

gizarte zerbitzu potenteak izatea da guk nahi duguna beharrezkoa era bat beharrezkoa erortzea tokatzen bada koltxoi ona izateko baina lehendabizi ez erortzen saiatu beharko ginateke datuak ezberdinak bueno ni ez noa datuz datu hori egitera edo hamargarrena orrialdean hamaikaean edo nahi duzun orrialdean begira nik ikusten dudana da oro har

pobreziaren ehuneko bost koma zazpitik ehuneko sei koma batera igo gara eta guk hori ez dugu ukatzen eta

arduratzen gaitu noski baietz eta lau hamarreko igo beharrean lau hamarreko jaitsi balitz ehuneko bost koma zazpitik ehuneko bost koma hirura ere arduratuta egongo ginateke

hirurogeita hamar mila pertsona edo delako mila pertsona horiek arduratzen gaituzte

edo gehiago prekarietatea eta abar begira duela gutxi entzun nion teorian aditua den nazioarteko bati prekarietateari buruz esaten prekarietateak sistemikotzat zuela asko eta nik uste prekarietatearen inguruan

besteak beste beharbada enpresa mentalitatea ere aldatu beharko genukeela

jabetzak eta lanak partekatuko diren eredu baterantz joan beharko ginateke eta horrek balioko luke gure enpresak lurraldean sustraitzeko gu geu zuztartuko ginatekeelako enpresetan

batzuetan hemen botere banaketari buruz egoten dira hainbat komentario konturatu ahal zara sailburuari zuzendu zarela denbora guztian nik esan ditut zuk esan dituzun gauzak

aurrezteko arazoak eta abar eta abar baina zuk sailburuarengana eta sailburua helburu bezala hartuta zuzendu zara denbora guztian sailburuak ez dituela hausnarketak egiten ostruka lanak egiten dituela nik ostruka lanak egin ahal ditut gaurkoan bai ostruka lanak egin ditut bueno pozten naiz behintzat sailburuarekin bat eginda noa zeren bertso librean ez naiz aritzen eta uste dut

egin dudala errealitatearen inguruan eta baita ere ahulguneak ere aipatu ditut eta aitortzen ditugu eta hemen ostruka lanak ez ditu inork egiten

eta hausnarketak daude partekatu nahiko genituzkeenak bestalde baina ez dakit aukera gehiegi

eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza bai eskerrik asko
legebiltzar buru andrea ba

noski ulertzen dut zu sailburuarekin lerrokatzea egotea eta sailburuak berak

behar izan zuen datu negatibo batzuk badaudela es que ezinbestean hala da baina bera kategorikoa izan zen esan zuen euskal herritarren bizi baldintzak ez direla aldatu hori

nire erabakia da eta zuri ere zuzendu natzaizu

eta prekarietatearen kontrako borroka horretan beste

sondeatu beharko genituzkeela eta bestelako erlazio batzuk sortu horrekin zurekin ados horrekin zurekin ados gertatzen da horretan ez zaudela lerrokatua gobernu honekin ze gobernu honek confebaskekin egin du aukeraketa hori eta hori ez da erlazio horiek

bestelako planteamenduak bestelako erlazioak sortzeko saiakera horretan ere

biak eskutik joatea hori izango litzake onena eta zuk hemen esan dituzu interesanteak ziren hainbat kontu eta nik ere aipatu dizkizut hausnarketa hori egin beharra

ez ditut aurkitu ez sailburuaren hitzetan eta ez zuek aurkeztutako proposamenetan

politika inertzial batzuen ondorioa datu hauek dira murrizketen eta irakurketa murriztaileen ondorioak eta datu hauek dira

irakurketa murriztaile horietan eta benetako egoerarekin bat ez datozen irakurketa batzuetan oinarritutako politiken ondorio datu horiek horren ondorioa dira

ezinbestean erabakiak hartzeko beharrean gaudela zuek hemen egin dituzue proposamen batzuk ez gizarte zerbitzuen legea plan estrategikoak ezartzen duen moduan aurrera eramaten jarraitzea gizarte zerbitzuen plan estrategikoa nola dagoen badakigu

eta oraindik zain gaude esango nuke egiteke dagoela

zergatik ez dituzue egiten zergatik ez duzue betetzen laugarren inklusio planean planteatutakoa espirituan ez bada ere eta diru sarrerak bermatzeko errentaren

argi utzi duzuela zein den zuen interesa edo zein den zuen beharra tramitazio hori zeren hausnarketa hori ondorioetara

joateko saiakera hori non dago zuek egindako lege proposamen horretan non dago

kristorenak eta bi entzuten ari gara lege proposamen horren inguruan

eta urte luze damakigu honen inguruan akordiorako borondatea egon izan balitz bestelako saiakerak egin behar izango lirateke seguru asko

lortzeko bidean proposamen oso argiak egin dituzte eta gainera erakutsi dute

zer egin duzue zuek proposamen horien inguruan bizkar emanda dagoen lege proposamen bat legebiltzar honetara ekartzea

hori da zuek proposatzen diguzuena eta aurrera begira nik uste dut herri honek

espainiako konparaketa horietan begiratzen gini indizea aipatu duzu zuk gini indizea eta kokatzen gaitu eta nik ere esan dut europa mailako herrialde garatuenen artean kokatzen gaitu baino zein da tendentzia ez nik esana luis anzok

zein da tendentzia gini indizearen tendentzia zein da ze hemen

askotan erabiltzen den indize bat da gizarte zerbitzuen legea

hamar urte geldirik hamar urte lanbideko gabinete buruak argi esan digu enpleguari dagokionean soldaten inguruko arazo bat badugula non daude horren inguruko proposamenak ze guri datu hauek berretsi egiten gaituzte legealdi honetan zehar

gizarte zerbitzuen legearen inguruan ponentzia bat irekitzeko beharraren inguruan bitan edo hirutan ekarri dugu zuen erantzuna ez gutxieneko

jardunaldietan ocdeko kideak esandakoak guk ona ekarri dugu behin baino gehiagotan mila berrehun euroko gutxieneko soldata hori ezartzeko beharra ez kalitatezko enpleguaren inguruko proposamenak ekarri ditugu behin eta berriro baita zuen plan estrategikoa bideratzeko proposamenak ere zertan geratu diren horiek

ez dugu erremintarik ere jakiteko indikadorerik gabe jakiteko zeintzuk diren herri honetan homologableak diren kalitatezko

jauzi bat eman beharrean gaude eta horretarako inertzia gainditu eta beste dinamika batzuetan eta beste paradigma batzuetan kokatu beharrean gaude eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu guanche suárez anderearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko mozioa ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena ertzaintzaren hogeita zortzigarrena promozioko

larrialdietako euskal akademian formakuntza ikastaroa egin bitartean dituzten baldintzei buruz eztabaida eta behin betiko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok gonbidatuak

lehen helburu nagusia da euskal gizarteak segurtasun alorrean dituen

hogeita zortzigarrena promozioko ikasleek formakuntza ikastaroan zehar

bigarren kontua ikasleen ordainsariena da bi kontu lehenengoa formakuntza ikasleen ordainsariak beste polizia batzuetan

irizpide horixe bera erabiltzen dute alegia sartu nahi duten taldearen oinarrizko ordainsaria dagokien soldata eta horren arabera hilero

argi uzten du nork ezartzen duen soldata ez segurtasun sailak

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

egun on denoi baita erne eta esan sindikatuei ere a zein bozeramailea aukeratu duzuen legebiltzar honetan zuen interesak defendatzeko beste edozein

aurretik edonola ere egia esateko ez zitzaigun iruditzen garrantzi handiko ekimena zenik hau eta ez dakit beste

plenora ekartzeko baina esaten dudan moduan ez nuen pentsatzen entitate handiko kontu bat zenik hau izan ere eskaera korporatibo zehatz bat da kolektibo zehatz eta gainera denbora tarte zehatz batean hau da formakuntza periodo horretan egiten dena hala ere mahai gainean bi elementu edo bi argudio jarri nahi ditut esta iniciativa

inasumible beraz kontu ekonomikoa izango balitz pentsatu beharko genuke nondik

errekurtso ekonomikoak honi konponbide bat emateko

osasunetik hartu beharko dugu dirua segurtasunean jartzeko

kendu beharko dira beste errekurtso batzuk honetan ipintzeko ez dakit agian brigada mugikorraren efektiboetatik edo erabiltzen duten materialetatik aurreztu beharko zen

eta azkenean nondik murriztu azkenean hautagai edo aspirante hauetatik orain gaur egun

erabaki hauen kaltetuak izaten direnak eta sentitzen dut asko baina guk ikusten genuen hau bazetorrela eta hartzen ari ziren eztabaidekin egoera honetara etorriko ginela eta horregatik ez dugu inolako

zuzenketarik aurkeztu ez ginelako sentitzen interpelatuak

baten ondorioa konpontzeko ez da gure problema aldez aurretik esan nuelako honetara abokatuak egongo

eta hauek dira zirkunstantziak eta testu inguru honetan ekarri diguzu iniziatiba hau beraz

eta gaur partxe txar bat ekarri nahi da erabaki txar bat

eta guk erabaki hori mahai gainean ipini genuen txarra zela bere momentuan guretzat gai hau ez dakit ehun eta hiru mailan kokatu daitekeen bertan desde luego ekarri beharko da legeak esaten duenetik gora

topatzen den gure posizioa izango da aurkeztutako ekimen eta zuzenketa guztien aurrean
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka zortzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra hogeita sei abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu elkarrekin podemosen osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena garapenerako euskal lankidetzaren garrantzia buruz eztabaida eta behinbetiko ebazpena

legebiltzarkide jaun andreok eguerdi on guztioi gaur egungo egoera kontuan hartuta krisi sistemiko sakoneko
egoera hori isiltasuna mesedez inoiz baino beharrezkoagoa da

aldarrikatzea lankidetzari dagokionez izan dadila gizartearen tresna bakezko bizikidetza garapena sustatzeko mundu osoan eta garapena berriz giza garapenaren eta iraunkortasunaren paradigmatik landu behar da laguntza eraginkorraren kontzeptuaren ordez garapen eraginkorrerako lankidetzaren kontzeptua sustatu behar da helburua iraunkorra eta partekatua lortzea da lan duina giza eskubideak demokrazia eta gobernantza ona sustatzen dituena egiturazko pobrezia desagerrarazteko aurrera egitea azken finean

eraldatu eta justizia eta ekitate maila handiagoak lortzeko emakumeak garapenaren eragile gisa eginkizuna bereziki azpimarratuz nazioarteko lankidetzaz aritzean ezinbestekoa da gizarte mugimenduen eginkizuna nabarmentzea

izan ere mugimendu horiek prefiguratu eta defendatzen dituzte ekitatean horizontaltasunean eta

artikulazioan oinarritutako demokrazia parte hartzailerako formula berriak beraz

herritartasunean eta demokrazian aurrera egin daitekeenik mugimendu sozialak sendotu gabe egoera honen aurrean ez da proposamen

alternatiboen alde apusturik egiten ez da proposamen askatzailea ez dira politika koherente eta globalak martxan jartzen alderantziz ahultasun eta bazterketak ez dira lehentasunak eta lankidetzaren

bigarren mailako izaerarekin hala eta guztiz ere nazioarteko lankidetza agenda lankidetza politikaren laguntza fluxu eta

hau da estatu eta erakunde multilateral gehienak garapena eta hazkunde ekonomikoa

ez dituzte betetzen beraiek finkatutako finantzarako helburuak izaera loteslea ez dutelako

garapen jasangarria suposatzen duen gutxiengoen aukera izaten jarraitzen du eta soilik aktore batzuk horrela dihardute gure inguruko lankidetza deszentralizatuan intentsitate eta gradu ezberdinekin

izaera egonkor eta iraunkorrarekin borondate politikoaz nazioarteko elkartasun eta justizia oinarrituta mundu globalizatu eta

soilik planteatu daitezke herritartasun unibertsalaren kontzeptuaren ikuspegitik gizaki eta herri guztiak bere eskubide guztiak bermatuak izan

kontuan hartu beharreko faktore lankidetza

bazterketa dakarren kausa edo zergatik estrukturaletan eragin eta eraldaketa subjektiboak lagundu eta azkenik emantzipatzaileak diren alternatibak martxan jarri berdintasun eta justizia

pertsonak izan behar dira gure erabateko lehentasuna pertsonak egon behar dira erdigunean

aipatutako guztia ez ezik garrantzitsua da aipatzea aurrekontuen murrizketa bortitz hauek ekar ditzaketen beste ondorio larri batzuk

hartutako konpromiso etiko politiko eta sozialen haustura gerta daitekeela pobrezia giza eskubideen urraketarik

instituzioen ardura partekatu globala existitzen da pertsona eta herri guztian ongizatea bermatu behar dituena la solidaridad con las personas

anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

ideas desde la izquierda baina nik lankidetzari buruz hitz egiten ari gara eta

ados gaude eta ez dut denbora galduko tribuna honetan eta bai zenbait ekimenen bidez eta bai batzordeetan azaldu dugulako

jarrera lankidetzari buruz baina lankidetzaz hitz egiten badugu elkartasunaz herrien arteko elkartasunaz hitz egiten dugu eta

cooperación eta elkartasuna momentu honetan herrien borrokekiko elkartasuna kapitalismo eta inperialismoaren aurka da bai hori da elkartasuna

de nuestro país bai badauka hobetzeko tarte handia prozesu eraldatzaileak bidelaguna dena eta oso kritikoa da dagoen sistemarekin

lehiakortasunaren kultura hedatzen pribatizazioa eta merkantilizazioaren lan prekarioekin

eta abar daukagu lankidetza politika nahiko aurrerakoia bai baina gure nazioartekotze politika neoliberalismoaren ildotik jarraitzen du saiatu gara

urte hauetan koherentzia politiketan sakontzen gure proposamenak mahai gainean jarri ditugu

eta gobernuarekin negoziatu ditugu eta adostasun batzuk eduki genituen baina azken momentuan hori izan zen ekainean bertan behera geratu zen akordio hori

esaten nuen solidario izateak oraintxe izatea dela edo behintzat saiatzea behintzat lantzea zentzu

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu jauna legebiltzarkideok

egun on guztioi herri solidarioa da euskadi solidarioa jendea

solidarioak dira ere gure erakundeak herri txikia da euskadi

bere tokia zein den badakien herria gehien behar dutenen ondoan egoten jakin izan duen herria horretarako bide bat hasi genuen orain hogeita hamar urte

bizi garen munduan gertatzen diren ezbeharrei bizkarrik ez ematea erabaki zuen bidea eta bide horrek eman ditu bere fruituak bide emankorra izan dela esan dezakegu

hainbat mundu osoan zehar konpondutako arazoak eta bide horrek gaur

lankidetzaren inguruan egin dugun guztiak erreferente bihurtu bagaitu ere aipagarria da eusko jaurlaritzak bereziki azken urteetan egindako esfortsua

no se preocupe gizarte mugimenduei dagokienez badaude txertatuta lankidetza dinamiketan badaude txertatuta

emakumeen martxa vía campesina delakoa aspalditik egiten de lan horiekin

markoa ezarrita dago haiek partaidetza aktibo bat izan dezaten lankidetza estrategian eta marko badakizue zein den kontseilua suposatzen dut ezagutuko duzuela zein den kontseiluaren eraketa edo konposizioa ezta

noski lan egin behar dela eta gobernua ari da lanean aspalditik gainera hainbat dira aurrera eraman diren proiektuak palestinan saharan herri indigenetan

euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

gallástegui anderea euzko abertzaleak díez jauna zurea da hitza

errespetu osoz itxura ematen du pentsatzen duzula zu hemen egon ez zaren bitartean ezer ez dela gertatu legebiltzar hau itxita egon dela legebiltzar hau irekita egon da

amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu eta elkarrekin podemos talde parlamentarioek egindako legez besteko proposamena

talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko presidente anderea lehendakari

arratsalde on guztioi gaurko ekimenean guk defendatuko dugu ulia jaizkibeleko naturgunea babesteko beharra

eta defendatuko dugu hor dauden habitat eta ekosistemak bizirik irauteko eta hor bizi diren espeziak

naturgunea babestea ez da bakarrik ingurumenaren mesederako izango

ekonomiaren mesederako eta batez ere betiko arrantzaren mesederako legebiltzar honetan eta herri honetan aspaldidanik gabiltza eskaera honekin gora eta behera bi mila hamarean eskatu zuten lehendabiziko aldiz

hurrengo urtean bi mila hamaikako otsailean eskatu zen eta onartu zen hemen legebiltzar honetan baina handik hona eta

pasa diren arren ez da aurrerapenik izan orain arte guztion artean adostasuna egon arren

eta teknikarien artean eta instituzioen artean eta baita ere arlo politikoan horrexegatik da hain garrantzitsua

biologoen elkargo ofizialari ulia eta jaizkibelen itsas eremua babestearen bila erakutsitako konstantziagatik eta konpromisoagatik

motz egiten saiatuko naiz badirudi presa handia dagoela beraz gauza batzuk ez dira behar bezala azalduak geldituko eta egia esan

ulia eta jaizkibelen babes eremuaren inguruko kontu guzti hau arazo luze hau ondo ondo ulertzea

oso argi ikusten dela diskurtso batzuez haratago hemen gobernuen

borondate falta bat egon dela borondate falta izugarria

onartzen ditu itsas eremuan hainbat zona

sartzen ditu hainbat espazio desberdin hogeita hemeretzi espazio eta ez da ulia jaizkibel itsas eremua azaltzen

eskerrik asko legebiltzar buru anderea lehendakari jauna legebiltzarkideok eta
jaun eta andreok ongi etorriak eta eguerdi on guztioi

egiagoa izango irakurketak irakurketak dira eta rojo andereak egin duen laburpenean argi gelditzen da non dagoen eta irakurketa behar bezain objektiboa izan ezkero denok ulertuko genuke eskumen kontu bat dela eta hemen

ibilbidea ez dut berriro errepasatuko baina argi dago lana egin dela gauzak egin dira baina eskumenaren

horrek laburbiltzen du bueltaka dabilen gai edo eskaera honen nondik norako guztia eta natura ondare eta klima aldaketako zuzendariak batzordean sailburu ordearekin batera eman zizkigun azalpenen artean berak erabili zuen

dantzan baina ez guk nahiko genukeen erritmoan baizik eta inposatzen zaigun erritmoan eta honek ondorioa dakar oraindik bueltaka ibiltzea eta jaizkibel ulia itsasaldearen babeserako burutu behar diren prozedurak

baina egitear daude ez hemen gurean borondate falta dagoelako baizik eta berriro esaten dut esan behar delako eskumena ez dugulako hemen

edukitzea nahi dugu baina ez dago eta hori da errealitatea eta egin dezakegun lan erritmoarekin gero gertatzen zaigun bezala

ados eskaeraren funtsarekin ados baina eskumena non dagoen ere argi dugu guk behintzat

bueltaka eta denbora tarte luze horretan madrilen

eta ez batzuk ez besteek ez dute eskaera edo neurri aurrera eraman eta gaur legez bestekoa babestuko duen talde bat ere madrilen egon da jakinda han eskumena zegoela zergatik ez han neurria hartu hona datoz jakinda eskumena ez dugula hori eskatzera oso logikoa guztia

horrelakoetara eta erdaraz esaten den bezala pues una más para la colección eta

aldez aurretik ez du horrelako konplexutasunik aurkezten beste batzuk badaude korapilatsuagoak horretan ere

ez dago gure eskuetan eta elkarlana aipatzen denean elkarlana beharrezkoa da batez ere administrazio desberdinen artean baina erritmoa borondatea eta lehentasunak desberdinak direnez

emaitza hauek etortzen dira kulpa non dagoen batzuk esaten dute han beste batzuek hemen baina azkenean badakigu non dagoen eta

zeren esan dut funtsean ekimenaren funtsarekin ados gaude eta hori uste dut

baina gure osoko zuzenketa dago zuzenduta eskumena dagoen lekura eta zuek behin eta berriro

kontuak ekimenak hori ez da behintzat kasu honetan bidea berba egin dezakegu eztabaidatu dezakegu eta baloratu dezakegu baina mesedez eskatu kontuak eta eskatu neurriak horren eskumena duenari eta

bestela bueltaka jarraituko dugu tamalez eta uste dut guztiok nahi dugula

jaizkibel ulia babestea eskerrik asko
eskerrik asko juez anderea zuzenketarik aurkeztu dituzten taldeen txanda talde popularra

de la reserva marina de ulia jaizkibel eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

eskerrik asko juez anderea euskal talde popularrak ez du hitzik hartu behar

amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek egindako legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

contra berdinketa dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

contra berdinketa dagoenez hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu berdinketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dizuet adierazpen instituzionala txileko egungo egoerari buruz

jarrera bat hartu beharrean da duela zenbait hamarkadetatik hona euskaldun asko bizi dira txilen eta garrantzitsua da

herritar askok bere erakunde eta agintariekiko atxikimendurik ez izatea azken albisteek erakusten dute egoera oso larria dela jende asko hil zauritu

kalean manifestatu direnak bortxatuak eta jazarriak izan direla